egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

mesedez isiltasuna hasi baino lehen jakinarazten dizuet

beste baterako uzten direla gai zerrendako lehenengo puntua galdera itsaso berrojalbiz zabala euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ekonomia eta ogasuneko sailburuari egina euskadiko erresilientzia berreskuratzeko programa euskadi next eta europako finantzaketa lortzeko

buruz berrojalbiz andrea zurea da hitza

jaun andreok egun on guztioi azpiazu jauna egun on gaur bilkura honetan euzko abertzale taldeak zuri zuzendutako galdera bat dakargu hain zuzen ere

eta europako finantzaketa lortzeko planteamenduari buruzko galdera euskadin next programak

euskal autonomia erkidegoari dagozkion ekintzak bilduko ditu eta ekonomia eta enplegua suspertzeko berpiztu programaren osagarri izango da

koordinatzeko gauzatzeko jarraipena egiteko eta ebaluatzeko sailen arteko batzordea eratu nahi zen eta holan izan da azaroaren hamazazpian eratu baita batzordeak

eta proposamenak integratzeko eredua ezarriko du euskadiko beste administrazio publiko batzuekin gizarteko solaskideekin eta maila anitzeko sektore eta kolektiboekin

arrakastaz gauzatu ahal izan dadin beraz ikusten dugunez batzorde honek emango dituen urratsak maila anitzeko sektore eta kolektiboen integrazioa izango du eredu

batzorde honek programa gauzatzearen jarraipena eta ebaluazioa ere egingo duela dakigu eta emaitzak betetzen direla bermatzeko jarraipenerako mekanismoa ezarriko duela

gure gaurko galdera badakigu goiz dela honi buruzko sakoneko azalpenak eskatzea

jokoaren arauak definitzeko dauden heinean badakigu ere batzorde hau eratu zen egun berean legebiltzarreko ekonomia eta ogasun batzordean gai hau legebiltzarreko

datorren abenduaren bederatzian egingo dena beraz momentu honetan eskatzen dizugu ea aurreratu ahal diguzun batzorde hau eratu zenetik emandako edo eman beharko diren urratsak zeintzuk diren nahiz eta datorren abenduaren bederatzian ekonomia eta ogasun batzordeko agerraldian estrategia guztia azalduko diguzun legebiltzar honetako talde guztioi

aurrekoa esanda sailburu jauna euzko abertzale taldeak egiten dizun galdera honako hau da azaldu dezakezu zer planteamendu landuko duen eusko jaurlaritzak berreskuratzea eta erresilientzia mekanismoaren mrr delakoaren eta bidez europako finantzaketa lortu ahal izateko

eskerrik asko berrojalbiz andrea erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok

partaidetza euskadik duena optimizatzeko gauzatzen ari garen planteamendua

erronkak etorkizuneko aukera bihurtzeko funtsezko trenak dira horregatik euskadin ezin diogu aukerari utzi epe ertain eta luzera hazkunde iraunkorra eta

nahi badugu gainera herri gisa erabakitasunez heldu nahi diegu beharrezko eraldaketei euskadik programa propio bat aurkeztuko duela aurreratu nahi dizut lankidetzarako eta batzeko

gai izatea da herrialde ikuspegia duen proposamen komuna sortzeko

hamar topaketa eta baino gehiago egin ditugu eta gure ikuspegia euskadiko beste erakunde eragile ekonomiko eta sozial batzuekin partekatu dugu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

eta lehentasunezko proiektuak eztabaidatu eta zehazteko marko eraginkorra eratzeari buruz iriarte andrea zurea da hitza

mila esker lehendakari andrea egun on guztioi egun on lehendakari jauna egia esan galdetu behar dizut hau zer dan

euskadik programa propio bat izango du guk ez dakigu ezer hilaren bederatzian etorriko omen da sailburua esatera baina begira nik gaur galdetu nahi nizuen jada lehentasunezko proiektuak eragile politiko instituzional eta sozioekonomikoekin eztabaidatzeko marko eraginkor bat egiteko

gobernuak ala ez eta orain bide batez jakin ditugu gauza batzuk eta beste gauza pila bat jakin ditugu azkeneko egun hauetan komunikabideetan bitartez eta berriro esan behar dizut hau niri

eta gainera gobernuak ez duela bere hitza erabat betetzen urriak bi interpelazioa mikel oterok zuri egina baina ogasun sailburuak erantzuna

europatik etorriko diren funtsak edo diruari buruz euskadiko hainbeste proiekturi bultzakada definitiboa emateko prest gaude nola ez daukagun informazio guztia momentu bakoitzean hona legebiltzarrera ekartzeko nik ez dakit zein den momentu bakoitza

edukiko duzu marko argi bat eta posibilitateak gauzak erabakitzeko nire galdera da

jaurlaritza honek konpromisoa nik esan dudan zentzu horretan marko eraginkor bat egiteko bai ala ez eskerrik asko
iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eusko jaurlaritzak aspaldidanik jarri du martxan zuk orain eskatzen duzun auzolaneko edo auzolanerako marko hori azken finean hori da gure lanerako zure galderaren zioan azaroaren hamazazpiko sailen arteko batzordea aipatu duzu eta aurreko galderan azaldua izan den bezala azalduko dizut nik ere baina horrez gain nik ez nuke ahaztu nahi egun horretan bertan ekonomia eta ogasun sailburuak legebiltzar honetan agerraldia eskatu zuela egun horretan

zuen proposamenak egiteko bestetik ez nuke ezta ere ahaztu nahi egiten ari diren bilerak eta sailburuak aipatu dituenak hiru foru aldundiekin

ekonomia edo gizarte arazoetarako batzordearekin besteak beste

eta aukeratutako inbertsio planak epeak finantzazio iturriak eta abarrekoak

egin beharrekoak dira beraz zuk eskatzen duzun eragileen arteko elkarrizketa zabala norabide estrategikoa eta lehentasunezko proiektuak eztabaidatu eta zehazteko
martxan da eta irekita dago eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza

fondo hauen berri eman zuenean esan zuen oso beharrezkoa zela indar politiko eragile politiko bai eragile politiko ongi irakurri eragile politiko eragile sozioekonomiko eta instituzionalekin eztabaida zabal bat egitea

honi buruzko hainbat apunte jaso genituen eta eskura eman nizkizun ehun eta hogeita hiru proposamenen artean orain dela hamabost egun

dituen beharrak kontuan izanda proposamen sakon bat egina dauka eta neurri eta programa zehatz batzuk jarriak ditu eta ez dakigu non depositatu behar diren horiek

alderdi politikoekin ez eta nik uste dut akats estrategiko larria dela batzuk bazterrean uztean hain zuzen ere guretzako momentu honetan funts hauek daukaten garrantzia kontuan izanda baina batez ere datozen

izango duten eragina kontuan izanda gobernu honek lau urteko epea dauka momentuz eta ez dago erabat legitimatuta datozen generazio guztiei eragingo dien era honetako plan sakon bat bere kasa eta parlamentu honetako gainerako indarrei galdetu gabe egiteko

ze denbora daukagu beraz eztabaida sakon hori egiteko eta beste batzuk landu ditugun beste proiektu batzuk udalekin batera eta udalek egin ditzaketen ekarpenekin mahai gainean jarri eta benetan proposamen bihurtu daitezkeen uste dut azkenean lekurik gardenena eta lekurik argiena izango dela

gauzak argi eta garbiago aztertzeko ze bestela da batzuk egiten duzuen

eta besteok ez gaude ez dakigu ez dakigu komunikabideen bidez bakarrik dakigulako zuk joan den

esaten dizut ni ere ez nahiz ohitzen baina gainera ez naiz ohituko benetan esaten dizut

jardunbide honetara eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza

bertan zuen ehun eta hogeita hiru neurri eta proposamen dokumentua eman zenidan europako funtsen inguruan lau eskakizun egiten zenituzten gobernantza eredua eta gardentasuna herri gisa aritzea

eta finantziazioa administrazio maila guztietara iristea hitzez hitz betetzen ari gara zuen eskaera hori

zuek ere zuen ekarpena zehatzak egin ditzakezue hemen bertan legebiltzarraren batzordean ere izango da horretaz hitz egiteko aukerarik

denbora daukagu eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera susana corcuera leunda euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

sailburuari egina kontsumoa sustatzeko euskadi saltoki bonua programaren azken datuei buruz corcuera andrea

gai zerrendako laugarren puntua galdera miren gorrotxategi

lehendakariari egina eusko jaurlaritzaren klima aldaketari buruzko adierazpen instituzionalaren aplikazioari buruz gorrotxategi andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea urkullu jauna iaz zuk

aldarrikatu zuen edo aitortu zuen euskadirentzat helburu bezala zela

bi mila berrogeita hamar urte baino lehenago baina beste zentzu kontrajarri batean esango nuke nik

egin dela kontratatzeko asistentzia teknikoa eta kontsultoria lanak kontratatzeko zerbitzu hori kontratatzeko energiarako euskal erakundearen barruan dagoen

putzuetan eskuhartze eta hidrokarburoak lortzeko lanak

hau da larrialdi ekonomiko eta klimatiko baten barruan horretan diru publikoa ematen zaio ematen da gastatzen da

ikerketa eta esplorazio lanak egiteko efektu berotegi daukan gas batean hau da

esaten dugu erregai fosilek dute klimaren kalte handia osasunean bizian kalte handia eta hala eta guztiz ere krisi klimatiko baten barruan erabakitzen da erregai fosiletan diru publikoa inbertitzea

nola ari da gobernua inplementatzen larrialdi klimatikoaren deklarazioarekin batera

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gorrotxategi andrea

edo hogeita hamarean eusko jaurlaritza izan zen larrialdi klimatikoari buruzko adierazpen instituzional bat onartu zuen estatuko lehen erakundea dena den bidea ez zen hor hasi adierazpen horrek jarraipena eman zion aldez aurretik klima bi mila berrogeita hamar estrategian edo the climate group nazioarteko aliantza onartutako ekimenei

orain arte talde honen izenean bi mila hamalauan new yorkeko goi bileran parte hartu genuen eta ondoren

berotegi efektuko gasen isurketa murrizteko eta neutraltasun klimatikoa lortzeko konpromisoa sinatu genuen

azaroaren hiruan ingurumen administrazioaren lege proiektua onartu genuen eta asteartean natura ondarea kontserbatzeko lege proiektua legegintza programan

animalien babesa eta mugikortasun jasangarria lege proiektuak onartzeko konpromisoa dugu lehen kasuan lantaldea sortu da eta egutegia onartu da lege asmo aurrean finkatuta genituen helburuak berreskuratuz

legegintzaldi honetan adierazpena gauzatzen lagunduko duten ekimen eta jardueretako batzuk gure programan guztira

bertan eta ekonomia suspertze aldera energia eta ingurumen trantsizioa sustatzea da helburu energia eta baliabideen erabilera eraginkorra berriztagarrien bultzada teknologia berriak integratuz natura ondarearen babesa eta klima aldaketaren aurkako borroka garraio eta mugikortasun jasangarri eta

ingurumenaren babesa izango direlarik jarduera ildoak eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gorrotxategi andrea zurea da hitza

eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

buruz iturgaiz jauna zurea da hitza egun on guztioi egun on legebiltzarburu andrea

jartzen duen lege hau eajren botoekin onartu da

baina zoritxarrez zuek lege horren alde bozkatu zenuten eta huts galanta hezkuntzarentzat izan da

dena den hasteko eta behin lege berri hau aurreko baino hobea da beste legeak bezala

nahi besteko kontsentsurik lortu baina aurreko legeak bezala

lege berria hobea da eta gure hezkuntza eredua traba gutxiagorekin garatzeko aukera ematen digu adibidez ez du mugatuko gure beka politika aurreko legeak egiten zuen bezala lege berriak euskadin ia lau hamarkadetan eraiki dugun hezkuntza publikoaren eta itunduaren eredu mistoa

aurreko legeak egiten zuen bezala lege berriak gaztelania komunikazio hizkuntza gisa baztertzeko aukera ematen duela adierazi duzu zure zioan

alderdi popularraren lomcek ezarri zuen gaztelania komunikazio hizkuntza izan behar zuela inposaketa bat izan zen ez zuen babesik izan euskadin

eusko jaurlaritzak hezkuntza hitzarmen berria lantzeko erronka onartu du eta ondo dakigu lege berri bat onartzeak aurretiko adostasun zabala eskatzen duela

irakaspena kontuan hartuko duen adostasuna eta hezkuntzaren ekitatearen eta kalitatearen erronkei erantzungo diena eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

iturgaiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza

nekane balluerkari gure esker ona egindako lanagatik eta

unibertsitatearen etapa berria eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera amaia martínez grisaleña
talde mistoko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde eta segurtasun sailburuari egina san francisco auzoko segurtasunari buruz martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

gogoratu nahi dizuet hemendik aurrera galderak bertatik

zazpigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ostalaritza erreskatatzeko planari buruz casanova jauna zurea da hitza

da lehen sailburuak egin dituen adierazpenekin bat egiten dut merkataritza plataforma ezberdinen arteko

beharrari buruz aritzeko eta deialdia egiten diot ere instituzioei oreka horiek sortzen laguntzeko gaur egun ez direlako existitzen

eta baita ere ostalarientzat baina zoritxarrez ostalarientzat atzo ere izan zen

eta bihar izango da black saturday heavyentzat black sabbath

berezi hau nik ere eskaintza propio bat egiteko galdera soil bat egin ordez egingo dut

lau baten prezioan ez dut bakarrik galdera egingo lehendakari jaunari emango diot aukera bat emango diot opari bat egingo diot bai baita ere galdera bat eta egingo diot eskaera bat lehenengoa aukera aukera emango diot lehendakari jaunari bere hitzak zuzentzeko duela bi aste atril horretatik

zalantzan jartzen zure alderdiko beste pertsona batek presidenteak esan du ez zenuela esan nahi denok ulertu genuena orain aukera daukazu hori zuzentzeko opari bat atzo aipatu nuen zer suposatzen duen autonomo batentzat

eta atzo erakutsi nituen datuak kasu partikular bat da baina adierazgarria bi mila euro hilabetero irabaztetik zazpi mila euro hilabetera galtzera oparituko dizut

ikus dezazun minutu batean sektorearen egoera erreala zein den galdera

gobernuak aktibatuko ditu neurri nahikoak ostalaritza pasatzen ari den egoera kritikoari aurre egiteko neurri nahikoak

galdera honi baietz esatea baina ez soilik pasa den astean egin edo duela bi aste egin zenuen moduan

laguntzarekin lagundu gabe baizik eta baietz laguntza berriak iragartzen eskatzen dizut eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

legebiltzarburu andrea eskerrik asko casanova jauna duela bi aste nik erantzun egin nuena izan zen erantzun nuena eta esan behar dizut

alemaniar eredua nik neronek galdera hori hemen gauzatu baino lehenago planteatu egin nuela labiren batzordean nik neronek planteatu egin nuen eta han bertan

ezezkoa besteak beste sektorearekin ere ordurako hitz eginda zegoelarik beraz

labiren batzordean planteatu egin nuelarik alemaniar eredua bestetik ere casanova jauna larrialdian gaude osasun larrialdian eta horren ondorioz larrialdi orokorrean eta arlo guztietan behar dira laguntzak arlo guztietan

eta nik esango dizut erreskate plan hori martxan dagoela martxoaren hogeita lauean abiatu genuen eta ordutik orain arte gaurkotu eta indartu egin dugu osasunak lehentasuna duen honetan larrialdi egoera honi aurre egiteko erreskate plan orokor bat dugu

ostalaritzaren kasuan laguntza bereziak eta zuzenak bideratu ditugu erakunde guztiak berebiziko ahalegina egiten ari gara sektore honi laguntzeko emaitzak begi bistan daude aste honetarako

eta denei erantzungo diegu eskerrik asko eskerrik asko urkullu jauna

aurreko galderan esan nizun ea autonomoek

zuri edo bere kontu korrontei gaur ere beraiei utziko diet zuri erantzuten hau da erantzuna

ez da egia neurriak adostu egin direla sektorearekin ez da egia hitz egin da sektorearekin baina neurriak

ez dira adostu hauek ez dira sektoreak eskatzen dituen neurriak beste adibide bat erte osatzeko laguntzak aipatu zenituen duela bi aste zure erantzunean

sektorearen soldatapeko langileen ehuneko laurogeita bosta afektatuta zuek ekainean laguntzak iragarri zenituen erteak osatzeko

azaroaren hogeita bostean zenbat kobratu duten zenbat pertsona kobratu duten laguntza hori zero pertsona

gehienak emakumeak eta horietako asko etorkinak behar beharrean daudenak

ikusi ez dituztenak gaur ez gara etorri hona osasun neurrietaz hitz egitera etorri ez hori beste arlo bati dagokio gaur osasun neurri horiek

eta esan behar dizut berriro egoera kritikoa da ez zarete oraindik jabetu sektorea pairatzen ari den krisia eta egoera larriaz eta oraindik garaiz gaude neurriak hartzeko sektorearen zati bat salbatzeko beste bat dagoeneko desagertu dela mugitu zaitezte

eskerrik asko legebiltzarburu andrea casanova jauna ertetaz nik uste dut hemen azalpenak ere esan egin direla eta ez dagozkio eusko jaurlaritzari

carmelo barrio baroja euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak

enpleguko sailburuari egina gizarte ekonomiaren plan estrategikoan aurrera egitearekin

eskerrik asko presidente andrea konpromisoa betetzea da asmoa ezagutzen duzuen gobernu programan dago lehen ardatza

hitz egiten hasi bezain laster hirugarren paragrafoan gizarte ekonomia aipatzen du euskal suspertzeko estrategiaren funtsezko elementu gisa

ez dugu soilik legebiltzarraren agindua beteko eta iaz onartu genuen

berdin egingo dugu sektorearen eskutik kooperatiben eta lan sozietateen eskutik ekintzaileena horregatik gobernuko lehen astean haiekin bildu nintzen

confecoopekin aslerekin eta autonomoekin egin nuen izan ere guztiak dira ezinbesteko eragileak krisi honen irtenbide berritzailean eta bere eskutik

eskerrik asko mendia andrea barrio jauna zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina lanbide euskal enplegu zerbitzuaren erreformari buruz garrido andrea zurea da hitza garrido andrea

bertatik hori

orain denbora batzuk baina nola ez den betetzen horregatik gaur
esan dizuet lasai bueno gracias señora presidenta eskerrik asko

urriaren hamalauan legebiltzar honetan azaldu nuelako eta zuk horrela esan duzu orain izan ere horretaz hitz egin nuen ildo estrategikoez jarraitu beharreko irizpideez eta hor esan nizuen nire saila ez datorrela lanbide kudeatzera bakarrik eraldatzera datorrela

eraginkorra izan dadin enplegurako prestakuntzan eraginkorra enplegurako orientazioan eraginkorra enplegurako aktibazioan eta noski eraginkorra prestazioetan eta tramitazioan zerbitzu publiko batez

egingo dugu eta horretarako funtzionatzen ez duen guztia begiratuko dugu esan nizuen halaber zerbitzu publiko horretako langileei entzun behar geniela lehendabizi

ezagutzen baitute bulego bakoitzak nola funtzionatzen duen eta

egin dugula beraz hasi dugu lanbideri behetik buelta emateko bidea eskerrik asko

garrido andrea zurea da hitza bai argi dago

ez duela ondo funtzionatzen eta ezinbestekoa dela behar diren neurriak hartzea hori horrela izateko eta bereziki bere betebeharrak betetzeko eta bere helburuak lortzeko

gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa mikel otero

shesaren ibilbidearen errentagarritasun falta eta etorkizunaren

eskerrik asko tapia andrea egun on eguerdi on ia

hizpide berriro ere ez dakit zer pentsatu duzun zuk interpelazioa ikusterakoan agian pentsatu duzu otero bere matrakarekin hidrocarburos de euskadirekin eta apustu energetiko fosilarekin nik beste modu batean ikusten dut nik ikusten dut beste aukera bat

estrategiko baten aldaketa iragartzeko zuk ikusi erabiliko duzun edo ez edozein kasutan

betiere apustu energetikoez hitz egiten dugu betiere diru publikoaren erabileraz edo xahuketaz hitz egiten dugu

hitz egiten dugu ezta honek testuingurua dauka testuingurua goizaren hasieran honen inguruan pixka bat hitz egin da

badakigu apustu berriztagarrien erabateko bultzada egin behar dugula eta badakigu baita ere gure komunitateko energia berriztagarrien ekoizpena oso kaskarra dela menpekotasuna izugarria dela eta oraindik ehuneko zortziaren bueltan gabilela

energia berriztagarrien hedapenean ezta beraz guk uste dugu esfortzu publiko guztia energia berriztagarrien hedapenera joan behar duela ezta behin baino gehiagotan

eta zuk esaten didazu legealdia aurkeztera etorri zinenean ere gasaren inguruan ikuspuntu desberdinak

ados jarriko baina hemen nik uste dut bi ardatz edo bi kontu nagusi daudela

gasaren inguruko bakoitzak duen interpretazioa hori zilegia da baina beste alde batetik iruditzen zait eta hemen zorrotzagoak izan beharko genuke errentagarritasunaren inguruan egiten diren errentagarritasunaren

adostasunerako gaitasuna izan beharko genukeela gutxienez ezta

euskadi historikoa ez dut zabal egingo ze jakina da baina dakizu dakigu guztiok mila bederatziehun eta laurogeita hiruan testuinguru konkretu batean jaio zela

eta handik gaurdaino aritu da ba hidrokarburoak bilatzen hori da bere xede bere helburu soziala

izan dela nik uste dut hor ados egon gintezkeela ze azkenean operadore bezala

mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpian orain dela hogeita hiru urte gasteizen armentia bat putzua

proiektua bale horrek ekarri zuen bi mila bostean

hemen hamar urteetan frackingaren atzetik ibili dena hori geratu zen bueno guztiok dakigu nola gelditu zen ez zuen borondatez azkenean gelditu zen baina bitartean ere beste putzu bat egin zuen nafarroan lizarra bat putzua eta hori bi mila bederatzigarrena urtean izan zen eta horrek ere porrota jasan zuen baina bi mila hamargarrena urtean eta nik gaur bereziki honen inguruan hitz egin nahi dut

bitartez viura proiektuan sartu zen ez operadore bezala baina parte handi batekin ehuneko hogeita hamazazpi hain zuzen ere

nik nituen zantzuengatik esan nizun iruditzen zitzaidala proiektu hori ez zela errentagarria inondik inora ere zuk batzorde batean hori jasota dago esan zenidan lasai egon otero jauna ze viura errentagarria da bale

konprobatu nahi nuen eta handik aurrera hasi nintzen galdera egiten ekoizpenaren inguruan

joan zara erantzuten nik uste dut iritsi dela ordua honen inguruan hitz egiteko ze emaitzak guztiz zalantzan jartzen dute zuk neri agindutakoa eta hidrocarburos de euskadik berak agindutakoa ezta beraz

egin ditut bueno grafika batean grafika batean jarri bale eta hemen ekoizpena ez ze hilez hil ez didazu pasa baina irabaziak ze azkenean

hemen ikusten da zein izan den bilakaera gas salmentarena bale egin zen viura hiru putzua eta orduan esan zen indicios excelentes de gas bale hori momentu honetan esan zen hau produkzioan jarri zen momentuan

oso epe laburreko kontua izan zen eta ekoizpena behera joan zen zerora joan arte

bale gero gero klaro hidrocarburos de euskadik eta proiektuak berak esaten zuen diru gehiago sartu behar zela putzu gehiago egin behar zirela eta orain bai errentagarria izango zela

eta orduan etorri zen momentua non putzu hori egin eta gero ekoizpena dezente igo zen bastante igo zen eta bazirudien gauzak hobeto joango zirela eta orduan

esan zuten eta iragarri zuten hau arrakastatsua zela errentagarria zela eta are gehiago

multiplicará por cuatro su producción en dos mil veinte hau da hemen zegoen ekoizpenetik bider lau joan behar zuen klaro denbora pasa zen

eta orduan grafika osotasunean ekartzen baldin badugu gaur egunera arte edo gaurko uda arte

ikusten dugu nola putzu honek ere errentagarritasunik ez duen izan

hemendik bider lau joan behar zuen momentuan ba zati ez dakit zenbat joan den

ekoizpena ezta nik uste dut gainera datuak ez ekoizpenean baizik dirutan ere jarri behar direla ze

baina gastatu edo xahutu ditu berrogeita hamar milioi euro eta gas salmentatik jaso du erdia demagun hogeita bost milioi inguru

beraz suposatzen zen errentagarria suposatzen zen

dagoeneko hamar urteetan hogeita bost milioi euro diru publikotik lurperatu ditugu eta nik uste dut erantzunkizun

azken zazpi urteetan energia zortzi ia energia politiken arduraduna zu izan zara iruditzen zait iruditzen zait eta hau ez da

eta dakigun bezala arabako proiektuak eta beste hainbat esplorazio baimen martxan ditu ezta orain ikusiko dugu zer gertatzen den goizean ere aipatu da lege berria dator eta zu gobernua zara baina zure alderdiak eajk egin ahalak egiten ari da madriden emendakinen bitartez ba proiektu guzti hauekin jarraitzeko hau da

zuloa gero eta handiagoa izan dadin bultzatzeko guri iruditzen zaigu orain zer galdetzeko momentua dela ikusi dugu

eta diru publiko pila bat hamarnaka milioi xahutu eta galduarazi dizkigula guztioi eta ordua da esateko hidrocarburos de euskadi bere abentura amaitzeko ordua dela

ez litzateke gertatuko yazimendu ez konbentzional batean guztiok dakigun bezala

beraz nik uste dut ordua dela zuk ere honen inguruan hitz egiteko uste dut zintzotasunez hitz egiteko ordua dela

urtean datuak eskuan izan gabe esan zenidala

eta ez da ez da denborak erakutsi digu ez dela orduan izango zen edo ez hidrocarburos de euskadik esango zuen hidrocarburos de euskadik

frakasatu du porrota izan da gure proiektua hori erabaki politiko bat izan behar du zuk eta nik eta guztiok dakigun bezala iruditzen zait aukera polita daukazula hemen gaurkoan iragarpen bat egiteko eta esateko

hidrokarburoetara eta hidrocarburos de euskadira joaten den diru publikoari etena emango diozula eta benetan

berriztagarrietarako behar ditugun diru guztiak behar diren lekura joango direla iragartzeko zure esku eskerrik asko otero jauna

eskerrik asko presidente andrea sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi ba otero jauna

zehaztasunez erantzuteko aukera ematen didazu eta saiatuko naiz aprobetxatzen eta hasiera batean aipatu behar da estrategiaz ari garela eta

eta aipatu behar dugu estrategia hori energiaren inguruko estrategia dela trantsizioa egin behar dugula trantsizio energetikoa egin behar dugula eta hori lehenago lehendakariak aipatu duen bezala egun batetik bestera ez dela egiten eta

esan duzun bezala krisia petroleoaren krisi pare bat jasan genituen

edo ikatza zela hori guztia aldatu egin behar zela trantsizio bat egin behar genuela eta gasa erabili behar zela trantsizio energia bezala hori

nahiz eta gure estrategiak hiru zutabe dituen alde batetik eraginkortasun energetikoa sustatzea

energia berriztagarriak aztertzea eta martxan jartzea eta esan duzun bezala eta askotan aipatu dugu hemen momentu honetan sortu behar duguna berriztagarriara joan behar dela baina bitarte horretan gasa dela trantsizioa eta hori horrela jarraitzen dugu

aipatu beharra dago gasarekin hasi ginenetik euskadin duela berrogei urte zero koma bost zen gutxi gorabehera mila bederatziehun eta laurogeita bian zuen mixaren zatia gaur egun ehuneko hogeita hamazazpia baino gehiago du eta

garai hartan ia ehuneko laurogeita hamabia zen beraz kontutan izan dezagun hori trantsizio bide bat dela eta gasa berez ez dela

no es un único pozo hau da viura proiektua ez da putzu bat bakarrik egitea

o agrícola beraz ez da gasa berez erabiltzea baizik eta trantsizio hori egitea eta berriztagarrietan inbertsioak egitea eta gaur egun euskadin martxan jarri ditugu dagoeneko proiektu batzuk eta horretan jarraituko dugu baina ezin dugu ahaztu trantsizio hori egin beharra dagoela eta lehendakariak aipatu duen bezala
egun batetik bestera ezinezkoa dela eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea otero jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko labur bada ere hiru lau kontu ni ados nago trantsizioa egin behar dela eta trantsizioan gasa behar dugu petrolioa behar dugu gaur egun energia nuklearra behar dugu eta dena behar dugu egun batetik bestera ezin direlako gauzak egin hori argi dago beste gauza bat da

trantsizio energetiko zera iturri bezala edo zubi bezala erabil genezakeela lehentasunez hori

ez da hain zaila hori horrela onartzea baina beste gauza da gaur egun bi mila hogeigarrena urtean eta daukagun egoerarekin horretan

nik uste dut leku aurreratu gehienetan energia berriztagarrien bultzada sendoa ematen ari den momentu batean eta dena batera dena batera ezin da egin o sea erabaki behar dugu diru publikoa non jartzen dugun

lidergo publikoa erakustea bidea nondik joan behar duen

eta ez aldrebes diru publikoa jartzea apustu gasistikoarekin jarraitzeko

erabakiak ez naiz ari kuestionatzen gaur egungo eta hamarkada honetako erabakiak ari nahiz kuestionatzen eta zuk esan duzu gasaren estrategia

euskadiren jarraipenaren inguruan hitz egiten dut eta zuk esan didazu yazimendu hori errentagarria dela eta nik uste dut erakutsi dizudala ez dela errentagarria

ez da bakarrik viuran errentagarritasunik ez duela ateratzen da bere baitan bere funtzionamendu osoa dela defizitarioa dela porrotekoa eta

egingo da denbora gehiagoan baina norabidea hau da bale espero dut ondo ikustea

eta nik uste dut ikusi daitekeela hau da diru publikotik

erabili eraman duen edo lurperatu duen diruaren kopuru metatua azken hamarkadan bale azken

besteak exekuzioak dira hau da hidrocarburos de euskadik kostatu du

laurogeita bat milioi euro hori da hori da ze zuk esaten duzunean gas kilometro zero eta bertatik ekartzea

eta errealitateak esaten digu azken hamar urteetan

laurogei milioi euro joan direla eta datua alderatze arren

panel jarri behar diren viurako zuloarekin egiten zen ekian egin da diru horrekin

instalatu genitzakeen eta diru hau ez da existitzen eta gasa ez dago hidrocarburos de euskadik esan du putzu gehiago egin beharko ditugu ez dira debalde putzuak eh hamarnaka milioi kostatzen du putzu berri bat egiteak o sea que

zenbat eta gehiago egin nola putzu batekin dirua galtzen dudan zenbat eta gehiago egin badakizu diru gehiago galduko dugu hemen daukazu grafika osoa hamarkada osorako berriro diot hemen erantzukizun politikoa dago eta zu zara arduradun politikoa

proiektu hauekin jarraitzeko oso argi geratu da hidrocarburos de euskad defizitarioa da arlo pribatuan dagoeneko

eta zuek mantentzen ari zarete ez dauka inolako zentsu energetikorik eta ez dauka inolako zentzu ekonomikorik

orduan bai eztabaida konplikatua izango litzatekeela baina orain ez dago eztabaidarik ez dago eztabaidarik beraz nik ez dut ulertzen

o sea lidergo publiko bat erakusteko momentua iritsi da larrialdi klimatikoari aurre egiten diogula seinale argiak bidaltzeko ordua da

saldu nahi didazu diguzu existitzen ez den eta errentagarria ez den kilometro zero gas proiektu bat edo proiektu batzuk

denbora amaitu zaio eta ixteko momentua da eta ixteko kasualitatea biok zaudete sorreraren dekretuan esaten da ogasun sailburuak eta energia departamentuko sailburuak eraman behar dutela gaia gobernu kontseilura eta hidrocarburos de euskadiren extintzioa etorri daitekeela
ya estáis tardando eskerrik asko otero jauna

eskerrik asko presidenta andrea otero jauna norbait tematzen baldin bada hemen shesaren inguruan ez dakit zergatik ez zaizun gustatzen gasa baina susmoa daukat benetan kilometro zeroren

shesari buruz ez gara ari viurako putzu bati buruz ari gara yazimendu baten

eta ari garenean aukerak daudela shesa ari da aztertzen baita ere gasteiz inguruan armentian dagoen beste aukera batetaz eta horretaz ari gara benetan eta esaten dugunean ba ce o bi isurketak ehuneko hirurogeita hamarean jaisten ditugula hori ez dugu ikusi nahi

edo nigerian isurtzen dena benetan atmosferara berdin berdin joaten da euskadin isurtzen baldin bada bezala

orduan hori kontutan ez badugu izan nahi ba ez dugu izan nahi baina hori ere

dakizun bezala epe luzekoa eta errentagarritasuna epe luzera begiratu behar da baina

berriztagarrien inguruan ere zerbait esan nahi dut ze esan dut alde batetik eraginkortasun energetikoa

trantsizio moduan eta gasa kilometro zero baldin bada hobe eta hirugarrena berriztagarriak noski eta horretan hasiak gara eta gehiago egin behar dugu aipatu duzu

hogeita lau megawatteko proiektua martxan da dagoeneko baina baita ere

ekienea askoz ere handiagoa izango den parke bat jarri dugu

prozedura guztiaren ondoren ehun eta hogei megawatt izango ditu handiena euskadin noski eta lortu duguna da nolabait

respecto de la potencia total instalada en estos momentos en euskadi beraz jarraitu egin behar dugu eguzki indarrarekin eta haize indarrarekin ze hori izango da nolabait

zerbait eta benetan sorkuntzarako bidea emango diguna baina horretarako

eraginkorrak izan behar dugu eta ezin ditugu edozein lekutan jarri ez eguzki indarrez lortutako parkeak ez eta haize indarrez lortutakoak benetan gasarekin egiten den bezala baita ere bilatu behar dira lekurik eta hoberenak eta lortu behar dugu errekurtso horiek baliabide horiek benetan eraginkorrak izatea ezin dugu bide

eraginkorrak izan behar dugu energia berriztagarriak martxan jartzen eraginkorrak izaten gure etxeetan baina baita ere enpresetan eta bai enpresei eta bai etxeei

bide hori ondo egin ahal izateko hori da gure estrategia eta horretan jarraituko dugu eta benetan sinesten dugu ez dagoela beste bide bat eta krisialdi eta larrialdi klimatikoari erantzuteko biderik
egokiena dela sinesten dugu eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabi puntua galdera

sailburuari egina sektore aeronautikoaren egoerari buruz casanova jauna zurea da hitza

kaixo egun on egun beltzak ere enplegu industrialerako azken hauek

berrehun lanpostu industrial suntsipenarekin sektore aeronautikoan pasa den astean aernnovak ehun eta bat langile kaleratzeko asmoa daukala iragarri zuen

ehun eta hogeita hamabost langileri eragingo diona zamudion beste ehun eta hogeita bat kaleratze gauzatu ondoren

sektorearen arazoei aurre egiteko eta orain arte ikusi dugun gauza bakarra da iragarritako kanporatzeak gauzatzen ari direla eta gainera kaleratze berriak iragartzen ari direla ere konponbideak edo parte hartze publikoa ikusi gabe ikusi gabe ez du esan nahi egon ez denik hori azaldu beharko diguzu enpresek likidezia behar dute fusioen inguruan ere

airbusetik haratago balio kateko enpresak laguntzeko funts baten sorreraz hitz egin da ere zer egin du eta zer egiteko asmoa du jaurlaritzak eta bereziki zehatzen inguruan erantzunak eskertuko genituzke likidezia emateko hartu edo hartuko diren neurrien inguruan fusioen inguruan jaurlaritzak

asmoa daukan prozesu horretan eta sortu behar den funtsa edo funtsez

asmoa daukan eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
casanova jauna egia da duela denbora gutxi hitz egin genuen honetaz

bi motatako edo bi epeetan egin beharreko laguntzak daude edo ekimenak daude alde batetikan epe laburrekoak aipatzen zenuen bezala epe laburrean likidezia behar da bai baina baita ere badaude enpresa batzuk non bideragarritasun

egoera delako eta egoera azkenean aitortu behar da covidaren inguruan gertatu denarekin duela zerikusia eta kasu honetan epe luze batean konponduko dela ez da egun batetikan bestera konponduko

eskerrik asko tapia andrea casanova jauna zurea da hitza bai gauza batzuk
entzuteak pozten nik benetan esaten dizut ni ez dut nahi zure jaurlaritzak porrot egitea

zuek arrakasta izatea guk ere gure ekarpen apala egin dugu madrilen aurrekontuen negoziazioan

apala dela ere baina uste dut lagungarria izango dela norabide honetan gu prest gaudelako eta bat egiten dugu hausnarketa batekin bilatu behar dira bide ez traumatikoak

pero coyuntural y motivada por unas circunstancias muy concretas beraz hor azpimarratu behar dugu bide ez traumatikoak hartzeko beharra eta malgutasunaren bideak hartzeko eta laguntza publikoak ere hartzea momentu latz batean dauden enpresek likidezia arnasa oxigenoa hartzeko bide traumatiko horiek ez hartzeko baina baita ere exijentzia egon behar da

casanova jauna pozten naiz ados egotea gutxienez bilatu behar ditugula bide horiek

nire ustez momentu honetan behar ditugu horrelako

ekimenak nire ustez momentu honetan hainbeste denboran martxan jarri diren ekimenak sektore honetan nolabait mantendu egin behar ditugu eta sektore garrantzitsu bat

daude baina nolahala mantendu behar ditugu eta aerofondo hori martxan jartzen denean batez ere

ze horiek ere mantendu behar dira handiak hor egon behar dute baina baita ere txikiak lortu behar dugu mantendu ahal izatea balio kate osoan hori argi dago eta beraz gure helburua

baina nire ustez une honetan behar duguna da epe laburreko hau jasan

luis ignacio gordillo pérez euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak ekonomia eta ogasuneko sailburuari egina

aurrekontu neurriei buruz gordillo jauna zurea da hitza gracias señora presidenta señores consejeros señorías

zurekin bat nator euskadiko ostalaritza dekretuz ixteak eragin handia izan duela sektorean kasu batzuetan negozio titular askoren etorkizuna kolokan jarri arte

egoera honek inork nahi ez dituen baina ziurrenik saieztezinak diren neurriak

josé manuel gil vegas euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina aktibo intelektualen

eskerrik asko gil jauna erantzuteko bildarratz jauna zurea da hitza bai legebiltzarreko presidente andrea
lehendakari bueno sailburuok legebiltzarkideok egun on

eskerrik asko bildarratz jauna gracias señora presidenta

gil jauna bildarratz jauna zurea da hitza bai eskerrik asko presidente andrea

gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina ordiziako eskolaratze prozesuan gertatzen diren desorekeei buruz

bai arartekoak bi mila hemeretziko ebazpenean hezkuntza sailari egindako gomendioak dio sailak ordiziako hemeretzi hogei ikasturterako

eta ikastetxe horien artean eskolatutako ikasleak banatzean oreka handiagoa sustatzen laguntzeko neurriak hartu behar dituela gainera kontuan izanik ikasturte honetan gertatuak desoreka areagotzeko bidea zabaltzen duela bildarratz jauna zein neurri zuzentzaile hartuko ditu hezkuntza sailak ordiziako desoreka larria konpontzeko

bildarratz jauna zurea da hitza bai eskerrik asko martínez zatón jauna egun on

nekane balluerka orain arte euskal herriko unibertsitateko

nekane balluerkaren lana eskertzeko eta aldi berean aukeratu berria den

zure galderari eutsiz zuk justifikazioan aipatu duzun arartekoaren ebazpenak hezkuntza sailari honako hau gomendatu zion bi mila hemeretzi

hartutako plangintza erabakiek izan zezaketen inpaktua ebaluatzea eta ikastetxe horien artean

oreka handiagoa izaten laguntzeko neurri zuzentzaileak hartzea harrezkero saila etengabe arartekoarekin harremanetan lanean egon da gomendio

eta hala gaiaren inguruan eskuragarri egon den informazio guztia bidali dio eskerrik asko bildarratz jauna martínez zatón zurea da hitza

zenuela baina datuak mahai gainean daude ordiziako eskolaratze egoerari dagokionez familien jatorriaren baitako matrikulazioa desoreka oso larria da

familietako ikasleak ordiziako eskola publikora ehuneko

eta ehuneko laurogeita hamabost batean jakintza ikastolara hemezortzi hemeretzi ikasturtean hezkuntza sailak jakintza ikastolari

urratuz arartekoak ordiziako ikastetxeetan jatorriaren baitako

eta dio gipuzkoako fiskaltzak ikerketa eginbidean hezkuntza sailak ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura dekretua urratu zuela dio arartekoak desorekak ikusirik egoerara bideratzeko neurriak eskatu zion zure

espreski adierazten du jakintza ikastolan hirugarren gela onartzeak egoera okertzen duela eta baita ere matrikula biziaren inguruan zeozer esan

haurrentzat ikastetxea aukeratzeko eskubidea legeak babesten du eta zilegia da baina arartekoak ere dio bere ebazpenean eskubide hori ezin daitekeela

jarri desoreka hau mantentzeak herriko elkarbizitza eta inklusioari eragiten dio euskalduntze prozesuak zailtzen ditu eta aniztasuna modu aberasgarrian bizitzea zailtzen du guzti hau esanik hezkuntza sailak ordizian dagoen jatorrian baitako

neurriak hartzeari utzi behar dio beraz hezkuntza sailak ordiziako egoera konpontzeko borondatea badauka gure ustez hauek dira hartu beharko lituzkeen neurri batzuk jakintza ikastolan haur hezkuntzako planifikazio lerro batera edo gehienez

planifikaturiko gela eta matrikulazioa gainditzen duten eskaerak ordiziako eskola publikora

mahai gainean uztea onartezina dela hezkuntza sailak berak ezarritako dekretuak urratzea

eta bestetik administrazio publikoa izan behar dela gizarte oreka inklusioa eta elkarbizitza bermatzen duena baita herrietan baita eskoletan ere euskalduntzea modu egokian ematen denaren berme izan behar da ordizian orain arte hartu dituen erabakiak guztiz kontrako norabidean doaz ordua da ordua da ja eginiko kaltea eta egun dagoen desoreka bideratzeko ordiziak eta bertako

eskerrik asko martínez jauna bildarratz jauna zurea da hitza eskerrik asko presidenta andrea martínez zatón jauna

saila gomendio horri erantzuteko beharrezko jarduketak garatzen egon da

eta aldi berean gipuzkoako lurralde ordezkaritzari azken hiru urteotako ordiziako haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen plangintzaren analisia hasteko eskatu zion kontuan izan behar da eta oso inportantea da eskola plazen plangintza arautzen dituen dekretuak ez duela alderik ezartzen hezkuntza sareen artean izan ere eskaintzak barruti bakoitzean nahikoa eta egokia izan behar duela ezartzen du eta hala

eutsitako ikastetxeetan arartekoari bi mila hogeiko uztailean berriro jakinarazi zitzaion bezala ikastetxe eta plangintza zuzendaritzak azken

islatutako matrikulazioaren eskaintza eta eskariaren datuen bilakaera berrikusi du oro har ikastetxe bakoitzean libre geratzen den plaza kopurua

eskainitako plaza kopuruaren eta ikastetxe bakoitzak jasotzen duen eskabide kopuruaren araberakoa da

ikasturterako hezkuntza sailak ahalegina egin du plangintza orekatua egiteko bildutako informazioarekin bat datorrena hala urdanetak hiru lerroen eskaintzari eusten dio aurreikusitako matrikularen erantzun ahal izateko eta jakintza ikastolak bi talde eskaintzen ditu hiru urtekoetarako hiru talde lau urtekoetarako eta hiru talde bost urtekoetarako eta eskaintza hori bat dator aurreikusitako matrikularen arabera itundutako ikasgelen plangintzarekin

bi mila hogei hogeita bat ikasturte honetarako eginiko plangintzaren aurka eta alegatu du hiru urteko umeentzako beste ikasgela bat gehiago planifikatu behar dela ezinbestean ikasgelen pilaketa arazoa konpontzeko eta esan du aldi berean epez kanpo iristen diren ikasleak onartzeko eduki behar direla erabilgarri ikus dezakezunez plangintza erabakiek ikuspegi desberdinak dituzte beti gure hezkuntza sistema eratzen duten sareetatik xehetasun guztiak arartekoari bidali zaizkio aste honetan bertan baina aipatzen duzun problema

eta noski horren inguruan irtenbideak bilatzen saiatuko gara eta horretarako lanerako eta elkarrekin lanerako prest izango gaituzu aprobetxatu nahi ditut momentu hauek hitz hauek gaurko eguna gogorarazteko eguna dela

horrekin irakaskuntzan zerikusirik duen langile ororentzat nire

amaitu da gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa

covid hemeretzia dela eta farmazietan jarduera berriak izateari buruz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea barrio jauna zurea da hitza

de la covid hemeretzi eskerrik asko eskerrik asko

gai zerrendako hemezortzigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzan lanean aritutako

hautua egiteari buruz ubera andrea zurea da hitza bai entzuten da bai

osasun sailak ahalegin bat egingo du benetako ahalegin bat egingo du gure osasun profesionalak

gure osasun profesionalentzat gurean formatutako osasun profesionalak estatuko beste osasun sistema batzuetara joaten ari dira lehenesten ari dira orain dela urte batzuk europara joaten ziren baina bueno orain espainiako beste autonomia batzuetara joaten hasi dira

ehun osakidetzan bertan formatzen ditugu osakidetzan ere lanean hasten dira baina momentu bat iristen da erabakitzen dutela beste autonomia batetara joatea orain arte europara joaten ziren eta orain hasi dira espainiara joaten ere

espainiatik etortzen dira pentsatzen dutelako hemengo sistema eta lan baldintzak onak direla baina berehala berriro euren jatorriko tokira bueltatzen dira etengabeko itogina dugu osakidetzan pandemiak areagotu duen itogina

norbaitek tentaziorik baldin badu ba aitzaki bezala erabiltzeko hezkuntza eskakizunak edo hezkuntza profilak ba ez

oraintxe bertan hiru adibide jarriko dizkizuet ikusteko zer gertatzen ari den begira garazi arabako erakunde sanitario integratuan espezializatutako fakultatiboa intentsibista araban lan egin du lehenengo

emergentzietan eta orain logroñon ari da lanean zainketa intentsiboetatik izugarrizko ahalegina egin denean eta egiten ari denean intentsibistak bilatzen clara sevillatik etorritako erizaina gurera ustez osakidetzan baldintza hobeak aurkituko zituelakoan baina bueltatu da

ah eta udan goratzen duzue loiun elkarrizketatu zituzten andaluziako erizainak bueno ba osakidetzak bueno erizain horiek etorri ziren bilboko basurto

eskaini zitzaien urtarrilera arteko kontratua hemengo

hemen ari zirenei udaran hilabete bi hilabete edo udarako kontratua soilik eskaintzen zitzaienean nahiz eta hizkuntza profila izan hiru

punta erakusten dutenak baina guztiei galdetzen baldin badiezue

egonkortasuna egonkortasuna egonkortasuna lan baldintza hobeak bestelako kontratuak euren bizitza proiektua eraikitzeko beraz
sagardui andrea zer egingo duzue horretarako eskerrik asko ubera andrea erantzuteko sagardui andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

euskaditik kanpo lan egitea erabakitzen duten osasun arloko profesionalak gero eta gehiago

pandemiaren erdian azken hilabeteetan ere osasun arloko hainbat profesionalek gertuko komunitateetan lanean hastea erabaki dute osakidetzaren aukera alde batera utzita bi baieztapen dira bata profesional sanitarioak euskaditik joaten direla eta bestea

baina baieztapen horiek ez dituzue datuekin

ez behintzat galderaren justifikazioan zure azalpenetan ere kasu bakan batzuei buruz hitz egin duzu adibideak mota askotakoak daude are gehiago ez duzue alde egin horretarako inolako arrazoirik azaldu zalantzarik gabe euskal osasun zerbitzua da bere lan baldintzengatik baloraziorik onenetako bat jasotzen duena

jaso ondoren euskaditik irtetea erabakitzen duten profesionalak dauden bezala

etorri nahi dutenak ere badaude ez naiz sartuko pertsona horietako bakoitzaren arrazoi objektiboetan esan diezazuket

lan eskaintza erakargarriak egiten dizkiela pertsona horiei gure ustez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

zuk esan zenidan bezala zuek gobernatzen duzue zuek erabakitzen duzue beraz hori zure zeregina da

pasatu diren sindikatu guztia horrela berretsi dute egoera hori dela eta

ez baldin bazaizu benetan kezkagarria iruditzen gure osasun profesionalek hilean bost sei hamaika kontratu izatea eta

eta kontratu duin bat begira soka luzea da urteetan

ekarri duguna soka luzea sortu duzuena eta

eta lehen europara joaten ziren eta orain zuek hainbeste konparatzen zareten

ez gaude hobeto eta eskakizuna oso zehatza da gure profesionalen aldetik kontratu eredua aldatzea osakidetzako kudeaketa eredua aldatzea
prekarietateari buelta ematea eskerrik asko ubera andrea egonkortasuna eskerrik asko ubera andrea

sagardui andrea zurea da hitza eskerrik asko

kudeatu egiten du fakultatibo espezialistentzako lan eskaintza horretarako kontratazio zerrenda bat osatzen da irakaskuntza unitateek emandako informazioarekin horren guztiaren helburua da prestakuntza amaitzen duten profesional berriei berehala

arabera ildo horretan honakoak dira datuak hemen dituzu aurten adibidez

zerrendetan berrehun eta hemezortzik eman dute izena eta lanean ari dira gogoratu dezagun ikasleen artean hainbat kanpotik etorriak direla eta haien

osakidetzatik kanpo prestatu ziren beste berrogeita sei pertsona ere zerrendetarako izena eman zuten eta horietatik hogeita hamalauk berehala egin dute lan gainera prestakuntza datorren urtean amaituko duten

eusteko honako gaiak lantzen ari dira prestakuntzan dauden langile guztien azterketa espezialitatearen arabera erretiroen behin behineko azterketa zerbitzuen dimentsionamendua eta

azterketa horren emaitza oinarri hartuta egin beharreko izendapen eskaintzak motak eta iraupenak zehaztuko dira ze kontratazioetan motak ere badaude bitarteko izendapenak urtebeteko izendapenak lehen mailako arretaren eremuan portzierto izendapen egonkorrak eta malguak dira

langile taldeei buruz eta azkenik beste datu adierazgarri bat

covidaren sare arakatzailean dauden berrogeita bat taldeburu diren erizainetatik hogeita hiru euskaditik kanpo etorritakoak dira profesionalak mugitu egiten dira

arrazoi bakarra hainbesteen arteko bat baino baina adibide batekin bukatuko dut covidaren sare

etorri dira eta adierazten dute lan baldintza hobeagoak dituztela

berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina gizarte zerbitzuen euskal sistemaren muturreko pribatizazioa babestu bultzatu eta

mila esker lehendakari andrea eguerdi on artolazabal sailburua

muturreko pribatizazio prozesuari zenbakiak jarri izan dizkiogu gizarte zerbitzuen batgarren plan estrategikoaren ebaluazioren

prozesu honek argitara eman du gizarte zerbitzuek jasan duten pribatizazio politiko bizia azkeneko zazpi urteetan egoera hori askotan salatu bada ere ebaluazioak agerian utzi du honen pribatizazio honen benetako

mendetasun legearen esparruan sortutako prestazio ekonomikoak dira helburu oso

arreta eta zaintzarako zerbitzu publiko edo itundu bat eskuratzea ezinezkoa denean soilik betetze bidean edo garatze bidean dauden zerbitzuen

muturrekoenak hartu duen dimentsioa erabaki politiko batean oinarritzen da zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa zerbitzu txeke gisa

alegia guzti hau mendetasun legearen kontra gizarte zerbitzuaren legearen kontra

zaintzaileek eta zainduek dituzten ondorio larriak eta zoritxarrez oso ezagunak zaintzaren kalitatea murriztu egiten da

ereduak dilutzen da zaintzaren erantzukizun publikoa izatearen ideia oro

diskriminazioa sortzen du arreta eta zaintza eskuratzean kausa eta ondorioa sailburua

ondorioa ondorio larriak dira baina era berean hauek dira zerbitzu txekearen eredu aplikatzeko beharrezkoak diren baldintzak hau da eredu honek funtzionatu dezan ekosistema egokia sortu behar da eta zinez sortu duzue lehendabizi

murriztu egin behar da bi mila hamaseian egoitza zentroetako sare publikoak hamabi mila laurehun eta hirurogeita zazpi plaza izan behar zituen bi mila hemezortzian aldiz

hamairu gutxiago eguneko zentroetan aldiz sare publikoak bi mila hamaseian hiru mila zazpiehun eta bost plaza izan behar zituen eta

zituen ehuneko hogeita hiru gutxiago alegia eguneko zentroetan sare publikoak izan behar zituen

bat ez da existitzen kausa eta ondorioa sailburua kausa eta ondorioa

mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi

caf enpresa jerusalemen eraikitzen ari den tranbiari buruz

eskerrik asko artolazabal andrea martínez zatón zurea da hitza

horrexegatik artolazabal andrea ez gaitezen izan okupazioaren konplizeak

artolazabal andrea zurea da hitza sí eskerrik asko

artolazabal andrea gai zerrendako hogeita batgarren gaia galdera david soto rodríguez elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak

egina irungo harrera sareak egin duen salaketa dela eta berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuak egindako adierazpen batzuei buruz soto

soto jauna zurea da hitza sí

eskerrik asko soto jauna erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza eskerrik asko soto jauna